egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

erretiratu egin dela eta hogeita hamairu jaun andreek botoa eskuordetu dutela aldez aurreko gaia bateraezintasun batzordearen irizpena ainara zelaia markaida legebiltzarkidearena

batzordeko kideren batek irizpenaren alde hitz egin nahi du kontra edo alde beraz besterik gabe

irizpenarekin zer ikusia duen legebiltzarkidea izan ezin gainerako legebiltzarkideak

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita bat eman dugu bozka hirurogeita hamalau boto

gai zerrendako lehenengo puntua osasun batzordearen irizpena covid hemeretziaren pandemia kudeatzeko neurriei buruz lege proposamenaren gainean egindakoa

batzordeko kideren batek irizpenaren alde egin nahi du beraz taldeen txandara pasatuko gara mistoa martínez andrea zurea da hitza

gaur pandemiaren legea aprobatuko da baina guk

lege hau berandu etortzen zela eta edukien aldetik hainbat gauza hobetu behar zirela eta

zuzenketekin egin duguna azkenean lege hau aterako da lege hau ez da gobernutik etorri baizik eta gobernua sostengatzen dituzten

zuten eta azkenean akordio bat egon da elkarrekin podemosen alderdiarekin esan behar dugu edukien aldetik

sakona izan esango genuke kontrakoa baina argi dago gobernu edo taldeak bereziki

alderdi sozialistak aukeratu duten taldea bere akordioa egiteko

elkarrekin podemos izan dela eta ez da harritzekoa zeren azkenean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

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on danoi hoy quisiera traer aquí

segurtasun juridikoa emango digun legea nahiago nuke

beharrezkoa ez izatea baina guztiok dakigu ondo nondik gatozen

berri ona izango litzateke bai aplikatu behar ez izatea horrek esan nahiko lukeelako ondo gabiltzala baina

y con valentía aste honetatik aurrera esan daiteke ez dugula musukorik beharko behintzat kaleetan eta hori oso berri ona da eta merezi dugun berri bat da gainera eta

asko asko pozten nauen gauza bat da baina prest

transformadora etorkizunari begira baditugu erronkak osasun publikoaren

orain eta hor hor ausardia behar dugu baita ere sistema publikoa indartzeko premia daukagu osakidetza sendoa eta lan baldintza duinekin hortxe dago gure erronka nagusia itxaron zerrendak murriztea euskarazko arreta

egin dugu nabarmen murriztu dugu zehapen araudia

gehiago pedagogian zigorrean baino argitu egin dugu botere publikoen

hiritarren eskubideak murrizteko orduan guk uste dugu guri esker lege hau askoz ere

dela eta pandemia arautzeko organoetan gizarte zibila sartzen

gainera parlamentuaren kontrola indartu egin da eta horrela gobernuak behar beste aldiz agertu beharko du legebiltzar honetan eta ez

baizik eta pandemiaren ondorioz bizi dugun errealitate sozial eta ekonomikoaren berri emateko ere tenemos

y será nuestra impronta eskerrik asko eskerrik asko gorrotxategi andrea euskal sozialistak rico jauna zurea da hitza

egun on guztioi hitz hartzearekin hasi aurretik osasun batzordean

genituzke inoiz ez dagoelako soberan euren denbora ezagutza eta esperientzia eskuzabaltasun osoz

eskertzea beraz doakie gure esker ona lege honen izapidetzean euren denbora eskaini diguten eragile guztiei batzordera etorri zirenei batzordera etortzeko aukera izan ez zutenei eta ekarpenak egin zituztenei gaur legebiltzarrak onartuko duen legea hilik jaiotzen da baliogabetua jaiotzen da hogeita seian bertan lege dekretu batek

hemen onartzen ari garen bitartean madrileko gobernu kontseiluan neurri batean lege hau baliogabetzen ari da

osasun larrialdia bertan behera uzteko iragarpenak ere anulatzen du

legea alarma egoeran kokatua izanak ere jada baliogabetzen

eta legea baino arautik gehiago duela eta horrek legearen indarraldia ere mugatzen zuela hasiera hasieratik lege egitasmoa hau iraganeko lege bat da desfasatua eta gainditua dagoena behin eta berriro esaten duzue covid hemeretziari erantzuteko dela baina ez du horretarako ere balio

ezintasunaren isla da lege hau gobernu honek pandemiari aurre egiterakoan erakutsi duen kudeaketaren ereduaren isla bat beti berandu

eta hiru aldebakartasunez jokatzen nahiz eta

nahiz eta harri berdinean ez tropezatzeko mekanismoak izan eta nahiz eta urkulluk sanchezi etengabe kogobernantza eskatu eta neurriak adostea hemen gobernua sostengatzen duten taldeak eta gobernuak berak elkarlanerako elkarrizketarako eta akordioren bat lortzeko bideak itxi

zeren beharrezkoa dugu lege bat covid hemeretzi pandemia ez da bukatu nahiz eta orain espazio libreetan baldintza zehatz batzuetan maskara kenduko den guk ere eskatu genion sailburuari baldintza zehatz batzuetan maskara

baina oraindik hau ez da bukatu aditu batek ohartarazi zigun bezala marko tenporala bi bost urtekoa izango da izan daiteke gainera ikustear dagoen txertoaren eboluzioa zein izango den eta aldaerak

portugalen zer gertatzen ari den momentu hauetan eta atzoko nafarroako datuak kontuz kontuz udako mugimendu fluxuekin aldaerak ekar dezaketenak udazken negura begira

olatuko eskemetan jarraitu behar dugunik pandemiaren kudeaketan ez da nahikoa esatea ikasi dugula baizik eta praktikan neurriekin erakutsi behar da ikasi dugula eta sartuta gauden fase berriak bestelako kudeaketa eredu bat eskatzen du oinarritu gabe berehala bestelako neurri batzuetan zentratuko dena neurri egonkorrekin eta kasu bakarrarekin neurri zorrotzak eskatzen

erabili ez dituen bestelako tresnak neurriak denborak erabiltzea exijitzen diona besteak beste orain arte eraiki duen sare paraleloa bertan behera utzi eta administrazioarenak diren egiturak erabiltzea

infekzioso berrien agerraldiei aurre egiteko babes juridikoa izango duten sendo sendo bat eta tresnak kasu guzti horietan guzti horietan eraginkortasunez erantzuteko bai edo bai behar dena rico jauna da osasun publikoa osasun publikoa ez da osasun sistema publikoa osasun publikoa da osasun sailaren azpian dagoen

dagoen bereziki zaintza eta jarraipenerako epidemiologia sare indartsu bat da behar duguna

etor daitekeena garaiz antzemateko eta detektatzeko gai izango dena eta azkar erreakzionatu eta erantzuteko egitura horrek bakarrik

eraginkortasunez erantzutea osasun larrialditik at ere

egoeretan ere gure ekarpenekin horretan saiatu gara bi ideia nagusitan esanda alde batetik bizkarrezur indartsu bat

egituratzeraino eta bestetik osasun neurriak hartzerakoan sor daitezkeen kalteak konpentsatzeko neurriak jasotzen pertsonak bere osotasunean hartuta zaurgarrienak lehenetsiz eta eskubide indibidual eta norbanakoak ahalik eta

izan daitezen halaber saiatu gara ere demokrazian sakontzen eta kogobernantza eredua ezartzen legebiltzarrean elkarlanerako espazio bat

baliatuz bai bat barra bi mila hamazazpi larrialdietarako legea bai zortzi barra mila bederatziehun eta laurogeita hamazazpi legeak euskadiko antolamendu sanitariokoak

dizkigutenen baitan adituek neurriak hartzeko marko juridikoa ezartzen bertatik abiatuta arauak egiteko eboluzioaren arabera

ireki eta arnas luzekoa egiten saiatu gara gure ekarpenekin madrilek egin ditzakeen aldaketen aurrean ere egonkor mantenduko

lege proposamenari lege izaera eta egonkortasuna ematen ahalegindu gara etxe honetako zerbitzu juridikoak gure emendakinen inguruan ondorengoa esaten zuten txostenean

más estable y amplio epidemiologian adituak diren eta esperientzia handiko adituak eskaturiko ekarpenak txertatzen saiatu gara bat pisu teknikoa ematen osasun ikuspegia lehenesteko baina

batetatik pertsonak bere osotasunean hartzeko horregatik osasun larrialdiko

izendatzea proposatzen genuen labi teknikoa koordinatuko lukeena estrategia definitu eta estrategia garatuko lukeena

zerbitzuak arlo ekonomikoa hezkuntza sos deiak eta beste hainbat alorrekin horrela epidemiologiako arlo horretako ordezkariekin zuzenean lan egiteko protokoloak definitzeko beraz jonan fernandezen lekua betetzea proposatzen genuen estatuan dagoen fernando simónen profileko aditu

duguna txosten teknikoak gardenak izatea proposatzen genuen publikoak izango zirenak horrela gobernu kontseiluak edo lehendakariak erabakiak hartzerakoan txosten horiek ez baditu betetzen azalpenak eman beharko lituzke horrela

izango ginateke koherenteagoak eta herritarrak ulertzeko zergatik neurri batzuk eta zergatik ez beste batzuk

informaziorako sistema bateratuak ezartzen ditugu eta elkarlan bat gure herriko ikerketa zentroekin industriarekin eta abar abar horretarako tresnak genituen osasun larrialdiak irauten duen bitartean udal sareak aktibatzen genituen arreta komunitarioa eta prebentzioa eta babes neurrietan sakontzeko

eta ikuspegi guztietatik pertsonak erdigunean jartzen genituen osasun neurriek kaltetutako herritarrak sektoreak konpentsatzeko neurriak planteatzen genituen atal berezitu batean modu zabal eta luzean bai gizarte zerbitzuak egoitzak indartzeko baliabideak bideratzeko

izan autonomoak enpresa txikiak ostalaritzak abar eta abar bai diru sarrerak bermatzeko euskal sistemaren barruan diren prestazio ekonomikoak

baldintzetako edozein salbuesteko bidea irekitzen genuen prestazioa eskuratzeko ezohiko prozedurak ezarriz sarbidea errazteko asmoz pertsona guztiei erantzun berdinak emateak sortzen dituen desberdintasunak gainditzeko azkenean egoera kalteberenetan

eman behar zaie egoera horretan ez daudenei baino baldin eta gure helburua gizarte oreka baldin bada guzti hori eta gehiago da gure hirurogeita hamabi emendakinekin saiatu garen ekarpena egiten zoritxarrez ezerezean geratu direnak pena da eztabaidarik

elkarrizketarako eta negoziaziorako deirik dei zintzorik gu joan ginen

legea etorri aurretik bera talde guztiekin harremanetan jarri zen gurekin ere gero azkenean legebiltzar taldeen bidez proposatu zen emendakinak aurkezterakoan gu jarri ginen harremanetan eta esan ziguten a

jarri ginen harremanetan beraz zilegi da zilegi da bakoitzak erabakitzen du

baina mesedez gauzak diren bezala beraz gaur onartuko den lege egitasmoari ezezkoa emango diogu ezezkoa ez delako eraginkorra

jada hilda jaiotzen delako baliogabetua jaiotzen delako ez dituelako

oinarrizko edukiak ezta adituek eskaturikoak ere

galdu dugu aukera on bat oraina eta etorkizuna prestatzen hasteko eskerrik asko ubera andrea

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi

gure taldeak esan zuen pandemia desagertu zelako aplikatu behar ez izateko nahiarekin egiten genuela

duela bi hilabeteko egoeraren aurrean oso gutxitua izan arren

bestalde lege horrek ahalik eta euskarri juridikorik sendoena izan nahi zuen berriro ere justizia auzitegi nagusiaren erabakien mende egoteak eragin duen

bilduri dagokionez zuzenketa partzialak egin ditu osoko zuzenketa bat egitea ezinezkoa delako

posiblea da zilegi eta onargarria da baina ez da zuzentzea aipatu dizkizuedan asmoak zituen lege bat

epidemiólogo batek edozein nobel dela ere arauak egitean gobernuak onartu behar izatea eta lehendakariak euskal herriko agintaritzaren aldizkarian argitaratzeko sinatu behar izatea

non herritarrek aukeratutakoek ez duten ezer

confusión muchas gracias eskerrik asko tellería jauna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

maila berdintsuan ari diren kontzeptuei buruz hitz egin den nahiko nituzke

nahastu egiten direlako batzuetan eta gauzak horrela ez dira argiegi gelditzen hitz egin da beharrezkotasunari buruz lege honen eraginkortasunari buruz

denak nahastuta eta bakoitza bere lekuan utzi beharra dagoela esango nuke nik beharrezkotasunari buruz lege hau beharrezkoa dela esan du gehien gehienak

lege hau beharrezkoa da hain zuzen ere

talde guztiek lan egin dutela bere zuzenketak aurkezten beharrezkoa ez den lege bati zuzenketak ezartzeak

beraz lege hau abiapuntu bezala esan dezagun behar beharrezkoa da beste kontu bat da beharrezkoa den lege hau eraginkorra izango den edo ez

esperoko genuen zerbait ez eraginkorra izatea

etorkizunerako geldituko litzateke baldin eta beharrezkoa izango balitz nahi dut esan beharrezkoa den lege hau

momentu honetantxe horrek ez du esan nahi lege hau hilik dagoenik lege hau bizirik dirau beharrezkoa den heinean eta beharrezkoa izango balitz eraginkorra izango delako beharrezkoa momentu honetan ez eraginkorra baina bizirik dagoena eta horrekin batera balioa nahi

lege honi balioa kendu eta nik esango nuke lege honen beharrezkoa den

baina bizirik dagoen lege honen balioa fundamentuzkoa dela eta

lortutako aldaketei gure aldetik lortutako aldaketei baina nik balio hori aldarrikatu egin nahiko nuke lege hau

dagoeneko egindako zuzenketei esker lege honetan

proportzionaltasunaren irizpidea ezartzen da

orduan proportzionaltasun irizpidea dokumentu teknikoetan gainera oinarrituta blindatu egiten dira oinarrizko eskubideak parte hartzea eta gardentasuna areagotu eta bermatu egiten dira alde zigortzailea malgutu egiten da hori da gure zuzenketen indarra eta horren balioa aldarrikatu egin nahiko nukeena eskerrik asko
eskerrik asko gorrotxategi andrea euskal sozialistak rico jauna zurea da hitza

eskerrik asko rico jauna eh bildu taldearen ordezkaria ubera andrea zurea da hitza

gorrotxategi andrea lege hau ez ez dugu lege hau behar behar dugu beste lege bat

lege hau ez da lege bat ere araudi bat da edukietan sartu gabe beraz mugatua jaiotzen da bai begira lege hau oinarritzen da

eta osasun larrialdian markoak horiek dira beraz bat

ez beraz lege hau baliogabetua dago osasun larrialdian gaude bai

hamabost hogei egunetan baloratuko duela derogatzea orduan zer geratzen zaigu pandemia ez da desagertuko e zer geratzen zaigu beraz horretarako behar duguna da

hain zuzen behar duguna da egitura sendo bat eta tresnak gero hortik araudiak egiteko eta egoeraren baitan egokitzen joateko eta batez ere aurre hartzeko

kontuz eta barkatu txertoarekin bakarrik ez goaz inora beste neurri batzuk hartu behar dira gobernu honek uko egin dizkionak neurri hori hartzearena beraz

osasun larrialdian eta gero zer eta gero zer

buruari egokitzen joateko eta hori da gobernu honek ez duena erakutsi gerri gutxi oso zurruna hau zurruna da hau araudi bat da eta araudi bat izateak ba horrek bere mugak ditu begira oso voy a

eta gero rico jaunak behin eta berriro ez dugula irakurri legea eta hogeigarrena artikulua maskarillarena autoritate sanitarioak ezabatu egiten duela ez ez du esaten hori salbuespenak jartzen ditu kasu zehatzetan baina ez du ezabatzen beraz

isolamenduena eta berrogeialdiena berehala bertan behera geratuko dira zer erraminta zein bitarteko ematen ditu lege honek ezer gero behin eta berriro esaten diguzue

direla legearen helburutik urruntzen direla gure ekarpenekin justu lege izaera berreskuratzen denean eta

eta gainera administrazioaren egiturak sendotzea planteatzen dugunean gero esaten zaigu ere labi politikoa erditik kentzen dugula izaera politikoa kentzen dugula barkatu barkatu guk bat barra bi mila hamazazpi legea jarraitu dugu ez da

larrialdietako lege bat eta lege horrek esaten du zein den larrialdietako egitura hori da ez dugu ezer asmatu eta ez gara saltsa berezietan sartua zuek

sortu duzue eta egiten duguna da legean labiari izaera bat ematen diogu antolakuntza zehazten dugu hori bai

osasun larrialdiko zuzendariari eskuduntza ematen diogu egoeraren arabera aditu batzuk edo beste batzuk hartzeko zeren hor ere malgutasuna beharko dugu gero gobernuak eta por cierto pandemia hasiera hasieratik saiatu ginen ikusita

zegoen legebiltzarra mahai politiko bat bultzatzen eragileekin lan egiteko gure legean ere demokrazian eta kogobernantzan sakontzeko udalsareak aktibatzen ditugu

gobernuak lege hau egiterakoan ere izan duen ikuspegia izan da bere galbidea zentratu da epaile batek izan duen jokabideari erantzutera mugatzera eta ez osasun ikuspegi batetik herritarrei erantzunak emateko nahiz eta egia den ere telleria jaunak

neurriak ekonomikoak eta beste arlo batzuetakoak izan behar dira eta hori adituek ez dakite

baina omseko panel independenteak argi utzi du bere ebaluazioa oso argi utzi du

lehenetsi eta osasuna lehenetsi dutenak ekonomia hobeto joan zaie eta beste arloetan ere hobeto joan zaie eta hori da pandemia osoan zehar izan den galbidea enfokea enfokea enfokea birusa erradikatzera izan behar da eta ez birusarekin bizitzera

hilabeteak eta hilabeteak galtzea estatu alarma bukatzen denerako prestatua izateko gure tresnak gure neurriak eta gure bitartekoak zeren estatu alarma salbuespeneko egoera bat izan behar da ahalik eta txikiena

eta bitartean prestatu behar gara eta horretarako etxeko lanak

errazenera mugatu da gobernua eta gero horrek bere ondorioak izan ditu

akordio honek oso zerikusi gutxi dauka lege proposamen honekin eta errespetu osoz diot zer edukietan ñabardurak dira badirudi beste

zilegi dela eta errespetu osoz diot baina aipatu duzu amaitu

ez duzue lege ikuspegitik ere inolako ekarpenik egin esaten duzue zigorren arintze bat ekarri duzuela baina reintzidentzia bakarrik kendu duzue beste guztiak mantendu duzue edukia ez da egon edukian

kanpo geratu diren zuzenketak dira gero bozkatuko ditugunak eta guk baiezkoa emango

aurkezten dituen zuzenketak baizik eta hemen inportantea da edukiak eta ahalik eta eduki onenak adostea

erantzunik hoberenak emateko eta pena bat da aukera on bat galdu dugulako aukera on bat galdu dugulako prestatzeko oraina eta prestatzeko etorkizuna
eskerrik asko ubera andrea euzko abertzaleak telleria jauna zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko tellería jauna eztabaida amaituta bozketa hasiko dugu

bozketara misto taldeak erreserbatutako zuzenketak

hemen bi talde bi multzotan bozkatuko ditugu lehen multzoa bi lau bost sei hamar hamabost hamazazpi hemezortzi hogeita hamabi

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita bi eman dugu bozka bat boto

beraz ez dira onartu jarraian hogeigarrena zuzenketa bozkatuko dugu

ez da onartu jarraian botoetara jarriko dugu euskal talde popular ciudadanos taldeak erreserbatutako zuzenketak irizpenaren artikuluei dagokienez

berrogeita hamabi berrogeita hamasei berrogeita hemeretzi laurogeita bi laurogeita lau laurogeita bost laurogeita sei laurogeita zazpi

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita bi eman dugu bozka hogeita zazpi boto alde berrogeita bat contra zazpi abstentzio beraz ez dira onartu

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita bi eman dugu bozka sei boto alde hirurogeita hiru contra sei abstentzio beraz onartu jarraian elkarrekin podemos ezker anitza taldeak erreserbatutako zuzenketak irizpenaren artikuluei egindakoak hemen hiru talde

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita bi eman dugu bozka

jarraian bigarren taldea zortzi eta bederatzi zuzenketak bozkatuko ditugu bozkatu dezakegu

ez dira onartu hirugarren taldea hirurogeita bost hirurogeita zazpi zuzenketak bozkatu dezakegu

beraz ez dira onartu jarraian eh bilduren zuzenketak bozkatuko ditugu irizpenari erreserbatutako

lehenengo taldean batetik zazpira bederatzitik hogeira hogeita hiru hogeita seitik hirurogeita bostera eta hirurogeita hamabigarrena artikuluak bozkatuko ditugu bozkatu dezakegu

ez dira onartu eta jarraian bozkatuko ditugu zortzi hogeita bat hogeita bi hogeita lau hogeita bost hirurogeita seitik hirurogeita hamaikara erreserbatutako zuzenketak bozkatu dezakegu

ez dira onartu jarraian bototara jartzen dira batera zuzenketak duten irizpenaren artikuluak hau da batetik laura zazpitik hamaikara hamairutik hamabostera

lehenengo xedapen gehigarria eta xedapen iragankorra bozkatu dezakegu

onartuta geratzen dira bototara jartzen dira batera irizpenean zuzenketarik izan ez duten artikuluak hau da bost sei hamabi hamaseitik hemezortzira hogeita hamairu berrogeita hiru bigarrena eta hirugarrena xedapen gehigarriak eta azken xedapena bozkatu ditzakegu

onartuta geratu dira eta azkenik bototara jartzen dira batera zioen azalpena eta legearen

boto alde veintiocho contra beraz onartuta geratu dira

onartuta geratzen da covid hemeretziaren pandemia kudeatzeko neurriei buruzko

gai zerrendako bigarren puntua mozioa iñigo martinez zatón elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak aurkeztua garapenerako lankidetza politikari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda

egun on eskerrik asko mahaiburu andrea gaur daukagu

logikoki jatorriz interpelazio bat dauka bere atzetik nik egindakoa artolazabal sailburuari eta ez dugu hitz egingo birmaniori buruz eta eskolari buruz baina bai nazioartean kezkatzen gaituen batzuei buruz esan genuen interpelazio horretan lankidetza politika sendoa geneukala euskadin eta hori bi faktore bereziak ditu alde batetik historia beste alde batetik euskal herriaren izaera solidarioa eta baita ere

aprobatu zen lankidetzarako legea gure partetik ez genuen ikusten lege berri baten beharra

gobernuaren plangintzan ezarrita dago eta berez gure

etxeko lan batzuk jarri nahi dizkiogu gobernuari lege horren prozesuan eta baita ere gure proposamenak hasieratik legebiltzar honetan

beharrezkoa dela kontsentsu horiek mantentzea eta kontsentsu horiek zabaltzea

kontsentsuak eta akordioak bilatu behar dira zentzu horretan ere interpelazio hori aurkeztu genuen artolazabal sailburuari zentzu horretan ere bai akordio bat lortu dugu eaj eta sozialisten taldeekin

babesarekin eta momentu honetan eskertu nahi dut talde guztien jarrera

zen kontsentsu politiko bat bilatzea funtsean akordio honetan betebehar batzuk etxeko lan batzuk

lege hau nola garatu behar den el primero sería

que la hagan viable bigarrenik bi mila hamazazpiko legearen

egiten dugu mozio eta erdibideko honetan lege horren garrantzia izan duen garrantzia elkartasun eta lankidetza politikak garatzeko

hizpide izan behar da eta baita ere giza eskubideen eta horren

ezinbestekoak dira baita ere beste talde batzuen

taldeen ekarpenekin bildu ditugu ekarpen guzti hauek eta baita ere eh bildu taldeak egindako ekarpenekin fundamental

al desarrollo beraz gaur pozik agertzen gara hemen

puntu hauek abiapuntutzat jotzen ditugu sakondu behar ditugu puntu hauetan alderdi politiko talde parlamentario ezberdinen artean

sindikatuekin eragile sozialekin eta hau horrela egiten bada horrela egiten badugu

arrakastatsu bat izango dugu bestela prozesu txar bat izango dugu beraz animatzen dugu baita ere momentu honetan gobernuari horrela prozesua

egitera eta guztion artean hurrengo

lege berri hau aprobatzera eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

eskerrik asko eta egun on guztioi gaur egungo

beharrezkoagoa da euskal lankidetzaren eta garapenaren aldeko apustua aldarrikatzea lankidetza bizikidetza eta garapena sustatzeko jendartearen tresna behar du izan bakezko bizikidetza eta garapena mundu osoan sustatzeko eta garapen hau ordea

paradigmatik landu behar dela sinetsita gaude lankidetza politikak gizarte politika publikoa izan behar du izaera egonkor eta iraunkorra duena eta honetarako nazioarteko elkartasuna eta justizia sozialean oinarritutako borondate politikoa ezinbestekoa da koherentzia ere ezinbestekoa da ikuspegi koherente batetik begiratuz gero

irizpideak izango ditugu eta hartara hainbat arlotako politikek merkataritzaren energiaren edo zergen arloko politikek esaterako beste herrialde batzuetan eragiten dituzten ondorio negatiboak

bi mila zazpiko lankidetzaren euskal legea mugarria izan zen lankidetza politiketan adostasun sozial handia lortu zuen baina hamairu urte beranduago bere osotasunean garatu gabe jarraitzen du legeak ezartzen duen funtsezko elementuetako bat aurrekontuarena da aipatu den moduan guztizko aurrekontua bateratuaren zero koma zazpia

egin den kopurua politika publiko askatzaile eta eraldatzaileak martxan jartzeko

tamalez esan den bezala ere bai ez da urte guzti hauetan lortu eta horretara bidean jartzeko konpromisoa helaraziko dugu gaur berriz ere legebiltzar honetatik lankidetza politikak gizarte politikak dira eta beraz arlo honetako murrizketek

murrizketak eragiten dituzte euskal herriko zein munduko gizartea eraldatzeko prozesuei eragiten dienak horregatik gaur puntu batzuk nabarmentzen ditugu edo nabarmendu nahi ditugu lortu dugun erdibideko honetatik lehena administrazio publikoetako garapenerako lankidetzarako politika koherente eta konprometituak bideratu behar ditugula aldarrikatzen dugula gaur lankidetza

eta gizarte zibil antolatuaren erakundeekin batera indartu eta betearazi behar dela uste dugu koherentzia bultzatzea ezinbestekoa da

euskal legeak suposatu duen oinarrizko paktua eta betetzeke dauden urratsei heltzeko konpromisoarekin aterako gara gaur hemendik honetaz gain gaur nabarmendu nahiko genuke gure taldetik ere herrialde pobretuekiko justizia eta elkartasunerako gutuna

politiken koherentziarako oinarrizko bestelako tresna gisa jaurlaritzaren garapenerako lankidetzarako tresnak berrikusi

eta aliantzetan sustatuko den eredua lehenetsi behar dugula sinesten dugu euskal herria bildutik administrazio bakoitzaren autonomia errespetatuz

foru aldundien eta jaurlaritzaren artean artikulatzeko legea izan dadila eskatzen dugu eta bereziki euskal lankidetza deszentralizatuaren berariazko nortasuna planifikatzeko eta administrazio irizpideak harmonizatzeko bidea izan dadila azken finean

bide bat egiteko eta erraztasun bat suposatzeko konpromisoa adierazten dugu hemen gaur mundu honetan nabarmendu nahiko genuke

politiketarako ikuspuntu feminista izatea ezinbestekoa dela euskal lankidetzaren analisi integralerako esparru bezala kokatzen dugu guk ikuspuntu intersekzionala aintzat hartuz bereziki indarkeria matxistari aurre egiteko proposamenak

eta ongizate baldintzak bermatzen dituztenak indartzeko lan egingo dugu bigarren ideia garrantzitsuena da gizarte eragile berriak garapenerako lankidetzara barne bildu behar ditugula esan izan dugula hainbatetan gobernuz kanpoko erakundeen paper zentrala aitortuz euskal herria bildutik

nabarmentzen dugu eta batez ere eragile sozial eta erakunde akademikoen

gizarte erakundeek egindako lan guzti hori aitortzen eta azpimarratzen dugu eta dagoeneko lanean ari diren horiei legean toki bat egiteaz

aurrekontuarekiko konpromisoa guztizko aurrekontu bateratuaren zero koma zazpia herritar kritiko antolatuak sortzeko

geroz eta handiagoa eta iraunkorragoa izatea ezinbestekoa izango da ikerketa eragin politikoa sentsibilizazioa hezkuntza emantzipatzailea edo artikulazioa sendotuko dira iparra hegoa logikarekin hausten duen eta gizarte mugimenduak bezalako subjektu berriak barne hartzen dituen

berri honetan eta laugarren ideia garrantzitsuena jendartea eraldatzeko hezkuntza lehenetsi behar dugula

hegoaldea eta lankidetza hezkuntza dikotomian oinarritua egotea baino nabarmena da dagoeneko euskal herritik

eta bertako lanaren artean bestelako norabide batzuk lantzen ari direla dikotomia hauek apurtu eta antolatutako eta mobilizatutako

lankidetzaren alde egingo dugu euskal gizartearen artean sentsibilizazioa eta gizarte eraldaketarako hezkuntza sustatuko duena azken finean eta honekin amaitu nahi dut garapenerako lankidetza delako gaurko erdibidekoaren islada garapenerako lankidetza da kontzientziazioa da intzidentzia da formakuntza eta da ezberdinen arteko akordioak lortzen laguntzen duen hori hemen legebiltzar honetan

agerraldiak eztabaidak formakuntzak hitzaldiak hangoak hemen eskaintzen digutena hemengoak han eskaini beharko genukeena politiken koherentziaren bidez gaur beraz eskerrak ematen amaitu nahi dut kalean bulegoetan nazioarteko misioetan formakuntzetan bisitetan lan

kide guzti guztiei haiengatik lortu genuelako bi mila zazpiko kontsentsua eta haiekin batera espero dezagun lortuko dugula hogeita bat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

eskerrik asko gallástegui andrea euzko abertzaleak iturrate jauna zurea da hitza

presidente andrea lehendakariordea artolazabal sailburua

mozio prebentibo baten aurrean gaude eusko jaurlaritzaren egitasmoaren

garapenerako politiken koherentzia gobernu politiken eremu orokorrean sustatzea

garapenerako lankidetzaren lege berri bat egin eta onesteko agindua ematen dut martínez jauna

guk emandako hitza betetzen dugu gure hauteskunde programan gobernu egitasmoan eta egutegi legegilean legearen aldaketa agindu genuen

eta zuk jakin badakizu eta esan duzu bete egingo dugula ondo dakizunez lankidetzarako agentziako zuzendariak eta nik neuk biok

bilerak izan ditugu legebiltzar taldeekin gai honekiko asmoak helburuak eta prozedurak partekatzeko zuek zuk

aurkeztu baino lehenago bilera hori zurekin izanda genuen

beraz ordurako ezagutzen zenuen sailburuaren asmoa helburuak prozedurak baita eztabaida eta akordiorako prestutasuna

lege berrirako prozesu partekatu eta parte hartzailea jarraitzeko asmoa dugu ondo dakizunez asmo hori gobernuz kanpoko erakundeekin akademiarekin eta talde politikoekin partekatzen ari gara baina hala eta guztiz ere

erdibidekoak berak barkatu

en torno a la ley erdibideko zabala eta erraza izan da gaurkoa argi dago funtsezkoan jaurlaritza eta legebiltzarra bat gatozela bat gatozela

eusko jaurlaritzarekin bat egiten du ez eusko jaurlaritzari eskatzen dio ez eusko jaurlaritzarekin bat egiten du

lankidetza lege berriaren prozesua arrakastaz amaitu dadin eta lankidetza politika sendo egonkor eta gorabehera politikoen mende ez dagoen bermatzen lagun dezan

kontuan hartzen euskal lankidetzaren ibilbide sendo eta luzea baita gaur egungo legearen alderdi nagusiak eta positiboak ehuneko zero koma zazpiko helburua barne baina horrekin batera eta aldi berean gaur egungo erronka berriak eta bere garaian jaso ez ziren

kontuan hartu behar dira baita ere honen artean eragile berrien parte hartzeak eta horrek guztiak egungo gobernuz kanpoko erakundeen lana sendotzera etorriko da

mundu justuago eta solidarioago bat eraikitzea

erronka hauek adostasunaren eta auzolanaren bidetik landu behar ditugula eta gaurko akordioak oinarri sendo bat eskaintzen digu gure asmoa eta nahia da etorkizunean ere akordio hauek zabaltzen eta sendotzen jarraitzea

bada eskerrik asko eskerrik asko

jauna erantzunen txandara pasatuz hitzik ez du hartu

eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu

euskal sozialistak eh bilduk eta euzko abertzaleek sinatu duten erdibideko zuzenketa

dauden adingabeei txertoa jartzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda

eskerrik asko presidente andrea lehendakaria

aurkeztu genion komenigarria ikusten genuelako eusko jaurlaritzak hemen

ez zuela egin eta ildo horretatik pentsatzen genuen

hau aztertzea eta horrexegatik bideratu genion osasun sailburuari interpelazio bat eta gero mozioa aurkeztu genuen bueno nosotros

erretiratua izan arren hitza eman behar dudanez zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria iriarte jauna zurea da hitza

egun on eskerrik asko legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok

azkar samar egiten baina nik uste hasi beharko genukeela hitz egiten

pandemia honek mahai gainean jarri du norberaren hoberena gizarte bezala ditugun gauzarik hoberena eta agintarien eginen aldetik

txarrenak ere hoberenen artean goraipatu nahiko nituzke

egoera latzenetan herriz herri beti gora erantzun sarea edo zaintza sareak nola antolatu ziren nola artikulatuko ziren gazteak nola modu

gizarteko zaurgarrienei erantzuteko mekanismoa aktibatu zituzten eta gizarte zibil aktibo bat

antolatzeko izugarri positiboa iruditzen zaidalako eta gaur uste dut hemen horiek

eta benetan ezinbestekoak diren sektore ekonomikoak ere mahai gainean jarri ziren ezta beti

dendari nekazari reponedore zientzilari prekario guzti horiek ere mahai gainean jarri nahiko nituzke gaur eta esku zikin horiek askotan zikinak dituzten esku zikin horiek

osasunaren ondorioz zartatutako esku nola bilakatu zitzaizkigun eta horrek erakutsi zigun munduaren zama nork daraman munduaren zama emakumezkoa migrantea ikusten ez den horrek eta

eta benetan inportantea dena ere agerian utzi digu osasuna

gizartea kohesioa eta zientzia zientziak ekarri digulako txertoa

amaiera baina beste aldean okerreko gauzak ere ekarri dizkigu pandemia guzti horrek eta

ondorioz sortzen diren erantzunak erantzun horiek erabiltzen

eta mezu sinpleen bidez lortu duen boterea eta okerrenen artean ere atzo bertan txertoen inguruan amnistia internazionaleko

munduan pandemia honi erantzuteko txertoen banaketa ez orekatua ematen ari dela berri nola eman zigun hau da munduko hegoaldeko herrialdeetara txertoen ehuneko bat ere ez da iristen ari

gure agintari politikoen jarrera ere aipatu nahiko nuke atzo bertan

irratian dibulgatzaile zientzia dibulgatzaile bat entzuten nuen hau hau da redes programako langile izana punseten jarraitzailea atentzioz entzun nion

pandemia honek estres test batean ezarri ziola estres test bati erantzun behar izan ziola inoiz baino azkarrago

mantso baina seguru eta kasu honetan azkar eta seguru egitea erantzun zaio

diru gehiago izan dute zientzia desgraziaz ez dago ohituta dirua izaten hori ere begiratu beharko genuke

diru gehiago izan dute inoiz baino azkarrago erantzun behar izan dute eta estres test horri azkar erantzun diote txertoaren bidez

abendu amaieran iritsi zela beraz zientziak

gutako bakoitzari egin beharko genioke eta pasa dugu guztiok eta baita gobernuak ere

suspentsoa handia da itzela hemengo agintari politikoak gurean eusko jaurlaritzak lehendakariak gobernuak osasun sailburuak osasun sailak

elkarlan guzti horri zientziaren mundutik arlo teknikotik eragileen aldetik unibertsitatetik

elkarlan eskaerei bizkarra eman dio behin eta berriro jarrera ejenplarrak izatea eskatzen zitzaienean ez dituzte izan

itxialdian guztiak geundela batzuk kantabriara joan zitzaizkigun beste batzuk golfen jolastera txertoa

garaiz kanpo hartu zuten batzuk txertoa sailburuak berak hemen legebiltzarrean gezurretan izan genuen eta presioaren bidez funtzionatu du

erantzunez egin du gobernuak aurre eta hartu ditu neurriak

batzordean eskatu dugun hauek reforzatzea edo txertoaren plangintza udazkenean jada nola eskatzen hasi ginen behin eta berriz oposizioko kideak presioak

denari eta pandemian beti gaizki eta berandu ibili da eta gaur onartzen den edo onartu berri den legeak horren erakusle izan da guzti horren erakusle

mozioak hori erakusten du presioaren bidez erantzun dute

bakunazio hau txertaketa hau egiten ari dela edo egina dagoela edo aste honetan bukatuko dela baina gogora ekarri nahiko nuke maiatzaren hamaikan jada zazpigarrena txertatze estrategiaren berritzean

duela bi aste interpelazio bat izan genuen honen inguruan gaur mozioa dugu inguruan

eta berandu pandemia guztian zehar bezalaxe eta gaur gazte eta nerabe zaurgarriak txertatzeko proposamen hau esan bezala gaizki eta berandu garatu dela gobernuaren aldetik erantzuna eman zaiola

gure ustez aurrera eramaten ari delako hemen gaur espazio publikora ekarri delako

osasun sailarekin harreman pribatuen bidez erantzuna ematen ez zitzaiona erantzuna eman zaio espazio publikora ekarri delako berriz ere presioak

gobernua finean pandemia guztian zehar bezalaxe eta bukatzeko hau gobernuak ez du inoiz inoiz aprobatu ez du azterketa bat bera ere aprobatu suspentsoa erabatekoa da
mila esker eskerrik asko iriarte jauna euskal sozialistak rico jauna zurea da hitza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

eskerrik asko tellería jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoak

elkarrekin podemos ezker anitza taldeko ordezkaria gonzález andreak ere ez du hitzik hartu behar beraz

legebiltzarkideak aurkeztua gasteizen berriki irekitako terrorismoaren biktimen oroimenerako zentroaren bisita

ebazpena barkatu ez da bozkatu behar barkatu ez da bozkatu behar barkatu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

erantzunen txandara tasatuz mistoa martínez andrea zurea da hitza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

gil jauna sozialistak bai zurea da hitza pastor jauna

bozketara jarriko dugu martínez grisaleña andrearen mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

beraz ez da onartu jatorrizko testua

ibilbide orria diseinatuko duen adituen lantaldea

talde proposatzailearen txanda da eh bildu taldearen ordezkaria den otero jaunak

guztioi ez da erraza klima eta energiaren inguruan azkenaldian dauden albisteak ikusita

albiste txarrak nik gaurkoan pozik nagoela esan dezaket uste dudalako norabide onean doan akordio bat erdietsi dugula baina azaldu aurretik

aurretik zegoen baina egongo ez den puntuaren inguruan elektrizitatearen prezioaren ingurukoa

ze puntu biak batera prestatu ditut iruditzen zaidalako argindarraren prezioa trantsizio energetikoaren testuinguruan gai zentrala dela deskarbonizazio prozesuetan eta gerta daiteke gerta dakiguke edonori puntu bat ekartzen duzula eta

indarrean ez egotea eta erretiratu behar izatea baina gaurkoa ez dela kasua iruditzen zait

gure garaiko erronka nagusienak direla uste dugu

eta aspalditik esan dugu eta gaur ere mantentzen dugu guztion inplikazioa behar dela ezin dela utzi

eskuetan ez dagoelako dena beraien baitan guztiok talde guztiok esan dugu karbono gabetzearekiko konpromiso handiak ditugula

nik uste dut aitortu beharrean gaudela guztiok ala guztiok bide orri argi bat oraindik ez daukagula eta hainbat gauza nola egingo ditugun ez daukagula argi are gutxiago guk hemen eskumenik gabe

energia politikak estatu politikak direlako eta gertatzen zaigu dagoeneko indarrean ditugun plangintza klimatiko eta energetikoak

eta bertan jasotzen ziren helburuak ez direla inondik inora gaur egun ditugun erronkekin bat etortzen eta bitartean arazoak pilatzen ari zaizkigu

eurobasqueren jardunaldian egon ginen bertan hemendik berrojalbiz andrea eta barrio jauna zeuden eta bertan beste kontu interesgarri batzuen artean be ce hiruko mikel gonzález eguinok titular kezkagarri batzuk utzi zizkigun

social arrisku argiak beraz bai arlo sozialean bai enpresa esparruan y en un tono aún más grave ayer

gure bizitzaren eta eredu produktiboaren birdefinizio erradikala

ez guk guk ere baina gaur egun dugun zientziarik onenak eta birdefinizio honek politika guztiak zeharkatu behar ditu badirudi

aste honetan bertan pedro azpiazuk euskadi next en bigarren alea aurkeztu zuen

ekonomilari ekologista aipua egin zion

ekonomia iraunkorraren teorikorik onenetarikoa eta berak ezartzen ditu

nagusi iraunkortasunari buruz hitz egiten dugunean bat oinarrizko beharren asebetetzea da iraunkortasuna elikadura ura etxebizitza energia berdintasuna

eta bestea behar horien asebetetzea ezin dela eman planetaren kapazitatearen gainetik eta hori da gertatzen ari dena planetaren kapazitatearen gainetik gabiltza gure bizitza eta gure ekonomia garatzen eta euskal herria mundu mailaren bataz bestekoaren gainetik oso gainetik dago

eragiten duen aztarnan iraunkortasunik gabeko egoera batean gaude zalantzarik ez dago eta erkidego honek erantzukizunak ditu bereziki

gaixotasunen inguruan baina isuriez gutxiago hitz egin da

urtean inoiz azken bi mendeetan eman den negutegi efektuko gasen jaitsiera handiena izan dugu mundu mailan ehuneko bost ehuneko sei

bi mila zortziko krisiak ere ez zuen horrelakorik eragin honek pista batzuk ematen dizkigu mugikortasuna eta isuriak oso estuki lotuak daudela

nahiz eta isuriek beheraka egin gora egin dute eta inoizko errekorra hautsi da

duela hilabete honek esan nahi du isurien jaitsierak handiak izateaz gain sostengatua izan behar duela eta horrelakorik ez da lortu inoiz eta hemen ere ez gure erkidegoan ere ez arazo nahiko potoloa daukagu hemen gure datu erlatiboak kaxkarrak dira bi mila hemeretziko datuen arabera

zortzi koma lau tona pertsona urte isuri eta

gure helburuak handitu beharrean gaude gure ordulari klimatikoa europak jarri dituen helburuekin bat etortzeko ze gure bilakaera

urtetik hona gure isuriak ehuneko hamar hamaikaren inguruan jaitsi dira eta beste noizbait ere esan dut baina urkullu lehendakaria denetik gure isuriak ez dira jaitsi meseta batean gaude eta gure beharrak dira urtez urte ba bataz beste ehuneko sei zazpi zortzi jaitsi beharra

lortu behar baldin badugu eta hau beste erronka ekologiko guztiekin uztartu behar dugu ez da klima bakarrik antzeko irakurketa egin dezakegu biodibertsitateaz eta abar eta abar guzti hau kontutan hartuta

gaurko legez besteko proposamena eta gaur erdietsi dugun erdibidekoa aurreko legealdian abiatutako hainbat kontuei jarraipena ematen di eta karbono gabetze

hau lege bat adostu ondoren etorri zen jasangarritasun energetikoaren legea eta bertan esaten zen ba adituen lantalde bat martxan jarri behar zela talde hura martxan jarri zen lan batzuk eginkizun batzuk zituen

une inportantea da horrekin jarraitzeko baita ere baita ere eta hau gobernua sostengatzen duten

ematen zaio eta nolabait ere norabide bat jartzen zaio autokontsumoari bultzada bat berriztagarri bultzada bat

eta uste dut ekarpen interesgarria dela eta azkenik akordio honen bitartez legebiltzar honetan ekonomiaren karbono gabetzearen inguruko ponentzia bat osatzen da

egiteko modukoa gomendioen txosten bat osatzeko helburua du eta gure ustez interesgarria izan daiteke ze behin eta berriro esan dugu

herri honetako inteligentzia kolektibo osoa aktibatu eta eskatu beharrean gaudela eta horregatik konpromisoa da eragile desberdinak sindikatuak enpresak eta abar ekartzea

eta jaurlaritzak kontutan hartu zezan deskarbonizazio planak egiterako orduan adituen lantaldeak edo legean bertan ere hainbat ekarpen txertatzeko moduan egongo garela uste dut amaitu nahi dut

klima eta energiaren inguruan arlo honetan aurrerapausoak ematea nik eskertu nahi diot hasieratik bai sozialistak eta bai jeltzaleak

noski batu delako akordioa eta bere ekarpenak ere jasoak daudelako eta nik unai zure hitz batzuk ekarri nahi ditut gaurkoan ze

eolikak direla besteak direla ba askotan ezadostasunak egon direla baina ezadostasunak egon direnean ere zuk behin baino gehiago bota duzu hemen nolabait ere esperantzara kondenatuak gaudela

nago ni nago ni gaurko akordio honek gutxienez esperantza pixka bat ematen digula arlo honetan nahiz eta gero argi dago lanak abiatzen direnean adostasunak erabatekoak ez direla izango kontziente izan baina gutxienez iruditzen zait fokua leku onean begira jarri dugula eta amaitzeko

gero eta gertuago dagoela eguna zeinetan gure ondorengoek gure politikak klimarengan izan duten ondorioen galbahetik pasako dituztela

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza taldea soto jauna zurea da hitza

climático la primera ley de cambio climático de euskadi eskerrik asko eskerrik asko soto jauna euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria larrea andrea zurea da hitza

repercute a todos eskerrik asko larrea andrea euskal sozialistak alonso jauna zurea da hitza

andrea lehendakariorde andrea eguerdi on guztioi bueno yo creo que

eskerrik asko alonso jauna euzko abertzaleak grajales jauna zurea da hitza

bai mila esker legebiltzarburu andrea sailburu andrea legebiltzarkideok egun on guztioi

zeresanak murrizten ditu aspertu nahi ez bazaituztet beraz esan beharrekoak laburtzen saiatuko naiz hala ere gaurko honetan

ekimenaren aurkezle otero jaunari sozioa dudan alonso jaunari eta akordiora batu den soto jaunari nola ez bigarrenik euskal herria bildurekin lortutako akordioa ospatzea eta defendatzea da

energia trantsiziorako eta klima aldaketarako legea onartzeko beharra eta aurreko legealdian aditu talde batek energiaren euskal itun bat egiteko hasitako lanei berriz

alegia eraginkortasun energetikoa eta iturri berriztagarrien erabilera areagotzea eta bidezko trantsizioa lortzea helburu hartuta akordio honen bitartez jaurlaritzari eskatzen diogu aditu talde baten proposamena aurkez dezala legea ekiteko orduan aholkuak eman ditzan eta iraunkortasun batzordeari berriz deskarbonizazioari buruzko

osa dezala duela bi urte aipatu denez legebiltzar honetan

alde lan egiteko oinarriak jarri genituen bi mila berrogeita hamarera eramango gaituena karbono isurketen gizarte neutroa izanik orduan urrats handia eman genuen eta orain ebazpen berri honekin jarraituko dugu orduko adostasunak indartuta atera dira

alor horretako akordioa gauzatzea bermatuko duena atzeraezina den prozesu honetan trantsizio energetikoari buruzko eztabaida abian jartzea ezinbestekoa da eta bide horretan gaur urrats garrantzitsua ematen dugu gustuko tokian aldaparik ez dio esaera zaharrak eta akordioetara heltzeko bideak askotan malkartsuak izaten badira ere hori ez da gertatu oraingoan

gustuko tokian gaude euzko alderdi jeltzaleari gustatzen zaion tokian akordioaren tokian beraz bejon daigula

ekin egin behar diogu eta uste dut horretan ari garela gaur funtsezko urratsa egiten ari gara herri gisa atzerapenik gabe erdietsi behar dugun energia eredu berri baterako trantsizioa

eta ziur nago gaur beste urrats bat eman dugula esan bezala energia eredu berri baterako trantsizioa osatzen duten oinarrietako batean izan ere

hemen esan den bezala energia jasangarritasunaren arloan jarduteko motibo nagusietako bat da baina ez bakarrik jasangarritasunaren arloan

ekoizpenaren banaketaren prezioan eta abarren arloan ere bai trantsizio horretarako beharrezkoa izango da kontsumorako ereduak eta moduak aldatzea erregai fosilen erabilera baztertzea eta energia berriztagarriak modu eraginkor eta efizientean integratzea aldaketa hori egin daiteke eta egin behar da erabiltzaileei zentzuzko

eta uneoro bermatzen zaien bitartean horniduraren segurtasuna bai partikularrei bai enpresei ere uste dut halaber

gaur daukagun akordio zabalarekin eta berriz azpimarratu nahi dut akordio politiko instituzional eta sozialen garrantzia emisio kutsatzaileen murrizketara eta energia berriztagarrien

erronka handiak dira gauetik goizera lortzen ez direnak ilusiozko erronkak eta helburuak guztiak norabide berean bagoaz trantsizio energetikoa adostasunetik egin behar dugu eta hau ez da gaur hemen bukatzen lantaldea badator legea badator eta aurrerantzean ere ezberdintasunak ezberdintasun akordio zabalak beharko ditugu euzko abertzaleak taldean gure esfortzu guztia horretarako bideratuko dugu esaten den bezala sukalde edo cocina famatu horretako asko egin beharko dugu eta nik txaketilla beti prest daukat

etorkizuneko lehentasunetako gakoetako bat da ez soilik euskadirentzat baita europa eta mundu osoarentzat ere eta horregatik aitzindari izan behar dugu

ingurumenaren zaintzarekiko mugikortasun adimendunarekiko eta klima aldaketaren aurkako estrategiarekiko konpromisoan

guztion artean etorkizuneko trantsizio energetikoaren eta klima aldaketaren legea kokatu behar dugu

bi helburu garrantzitsu lortzeko bi mila berrogeita hamarean berotegi efektuko gasen emisioaren neutraltasuna eta klimaren ondorioen aurrean

aurrera egitea nik esan bezala ezberdintasunak ezberdintasun ados egon ala ez otero jauna

eskerrik asko grajales jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda mistoak ez du hitza hartu behar erantzunen txandan eh bildu taldearen ordezkaria otero jauna zurea da hitza

puntilatxo bat ez noa eztabaidak berriz irekitzera baina alderdi popularrak esan dituen gauzen artean ez dakit

elkarrekin podemos ez du hitza hartu behar euskal talde popular ciudadanos taldearen

eskerrik asko larrea andrea alonso jaunak eta grajales jaunak ez dute hitza hartu behar

elkarrekin podemos ezker anitza euskal sozialistak eta euzko abertzaleek sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

sei abstentzio beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa puntu honetan